egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

etxebizitzak birgaitzeko eta hiriak zaharberritzeko erakundearteko plan bat egiteari buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea azaroaren hemeretziko osoko bilkurako bozketan

berdinketa izan zen euskal sozialistak eta eh bildu taldeak aurkeztutako erdibideko zuzenketaren bozketan erreglamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu

bozkatu dezakegu bai

txartel argia horia ere ez daukazue atera txartelak

berdin orain bai ez fuerte sartu orain bai

ez da onartu erdibideko zuzenketaren puntu hori berriro ere berdina da jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

ondorioz euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa onartuta geratu da

legebiltzarkidearen bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

kontra ezta besterik gabe bateraezintasunaren batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerako legebiltzarkideek

bozka legebiltzarkide berak izan ezik gainerako guztiak bozkatu dezakegu

ondorioz onetsita geratzen da irizpena aho batez

hasier arraiz barbadillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua estatuak kataluniako parlamentuaren aurka hartu ditzakeen neurrien aurrean jaurlaritzak izan beharreko jarrerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

egun on guztioi espainiako auzitegi konstituzionalak kataluniako parlamentuaren ebazpenaren aurka egindako epaia zela eta non

urkullu lehendakariari interpelazio zehatza egin nion eta lortu nuen erantzun bakarra izan zen artur mas presidentearekin egindako bilkura batean lehendakariak estatutua erreformatzeko egindako proposamenari

jakitea artur masen diagnostiko politikoaren arabera
ez dago isiltasuna mesedez mesedez isiltasuna jarraitu

ez dago espainiar estatuan aldaketa demokratikoa hori baldin bada proposatzen ari zen erreformaren norabidea egiteko aukerarik hau da

ehuneko berrogeita zortzik ez dute uste espainiar estatuak katalunia nazio gisa aitortzeko eta hari dagozkion nazio eskubideak autodeterminazio eskubidea besteak beste errespetatzeko borondate politikorik duenik gainera kataluniako herritarren ehuneko berrogeita zortzik ez du uste momentuko kontu bat denik edo espainiako gobernuan egongo den alderdi politikoaren araberakoa

egiturazkoa delako estrukturala alegia katalunian azken urtetan espainiar estatuak beraien parlamentuak onartutako estatut berria madrilen erabat desitxuratu zutela ikusi dute aldebikotasun oro ezeztatuz elkarrizketa eskaera guztiei muzin

madrildik aplikatutako itomen ekonomikoaren ondorio larriak pairatu dituzte eta gainera ahotsa jaso izan duten bakoitzean irainez

inoiz katalanista izan ez diren milaka eta milaka herritarrek ez dute horren gaizki tratatzen dituen espainiar estatuan jarraitu nahi

era desberdin batez pentsatzen duena edo desberdin sentitzen dena zigortu egiten duelako eta ez ez da momentuko kontua ez da espainiako gobernuan dagoen alderdi politikoaren araberako kontua espainiar estatuaren kontu identitarioa baita

edo sentitzen dena desberdina dena zapaldu egiten du espainiar estatuak bere identitatea bere nortasuna oinarri horren gainean eraiki duelako beti beste batzuen kontra joz

eta mehatxuez gainezka agertzen zaigu egia da noski halaxe izan da beti ez da sekula herri bat askatasunera eraman duen bidea

izan beti ere menpekotasun egoera seguruagoa eta lasaiagoa izaten da artur masek berriki esan du

askatasunak prezioa dauka eta oso garestia da baina menpekotasunaren kostua onartezina da garrantzitsua da

une oro hankak lurrean izatea baina adi hankak lurrean ez belaunak belaunak

katalunia atea irekitzen ari da ez da guretzako

berrogei urtez borrokan jardun izan dugu ate hori behin betiko ez ixteko asmoz eta lortu dugu guztion artean lortu dugu atea

itxi eta giltzapetu nahi zuen hori behingoz irekitzen ari delako

herri hau ez dela abagune honetara guk nahiko genituzkeen baldintzetan iritsi baina hori ere izan dugun borroka luze latzaren ondorioa izan da orain katalunian atea irekitzeko baldintza hobeak bildu dira ezin dezakegu aukera hau gal

guk indargune daukagu mehatxuek eta erantzun bortitzek estatuaren ahulezia erretratatu egiten dute aldaketa politikoa

urtebete inguru harro harro adierazten zutenak aldatzen ari dira beraiek dira aldatzen ari direnak orain beraiek ere konstituzioa erreformatzeaz

orain beraiek ere trantsizioa euskal herriaren etorkizuna itxi nahi izan zuen ate hori goraipatzen dute zentralitatearen bila

ezkerra eta eskuina existitzen ez omen diren eremu huts horretan halakorik baldin badago

katalunian prozesu eratzaileari uko egin zioten estatu mailako prozesu eratzailearen baitan kataluniako herritarren arazoak ere konponduko liratekeelakoan katalunian beste batzuk aurretik bezala berriro ere

zorrak kitatzeko modurik ez duelako egoera horretan bere arkitektura instituzionala sinplifikatzera jo behar du besteak beste sustenga ezina delako ez dago kaferik guztiontzako

autonomia estatu eredua bertan behera uzten ez badu eskumenez uzten jarraituko du egiten ari den bezalaxe horra hor errezentralizazioaren muina estatuak bizirik irauteko autonomiak hustu behar ditu horretan dago baita hemen ere azken hogeita hamar urtetan guri zegozkigun

baino gehiago kendu dizkigu hori da urtez urte tratu txar sistematikoa aplikatzea

egitea daukaguna defendatzeko jarreran gelditzen baldin bagara jarrera defentsibo huts batean gure autogobernua gero eta gehiago husten jarraituko

eskumenak izango ditugu bai baina eskumen horiek hutsik izango dira venimos hoy a decir

historiara pasako den legealdia edo agian hain zuzen ere

historiak berehala ahaztuko duen legealdia baldin bada beharbada komeni da lehenbailehen amaitzea

hurrengoa burujabetzaren legealdia erabakitzeko eskubidearen legealdia izatea horregatik eh bilduk legebiltzarrari gaurkoan honakoa eskatzen dio pasa den azaroaren bederatzian kataluniako parlamentuak hasitako independentziarako prozesuari aitortza eta errespetu politikoa adieraztea bi euskal herriaren

espainiako konstituzioaren bermatzaile nagusi den auzitegi konstituzionalari zilegitasun politiko guztia kentzea eta hiru espainiar estatuari kataluniako gehiengo politiko eta sozialak erabakitako deskonekzio prozesua bertako gobernuarekin negoziatzen

en una europa diferente eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

euskal herria bilduk aurkeztutako mozioaren aurrean osoko emendakin bat aurkeztu du gure taldeak

kataluniaren inguruko debatea ez da lehenengoa ezta ere azkena izango legebiltzar honetan ze zuzen zuzenean gutako bakoitza bere ikuspegitikan noski baino

espainiaren arteko harreman hori harreman diot harremanik ez dagonean eta horretan dago behintzat gure

edo ardatzik nagusiena guk aurkezten zuzenketa horretan aitortzen degu eta ezagutzen dugu

eta ez da azkeneko hauteskundeetan hasi prozesu hori urrutitik dator gutxienez zortzi hamar urtetik bai azkenean estatutu baten

eta bere zilegitasun osoarekin legebiltzar batek prozesu politiko bat abian jartzea erabaki du

etena sortu denez eta ez kataluniako parlamentuak edo artur mas presidenteak ahaleginik egin ez duelako

elkarrizketaren saio eskaera guzti horiek ukatuak izan direlako gerta dakioke gertatzen ari zaion bezala parlamentuari

eta estatu horren nolabaiteko erantzuna beti izatea edo auzitegi konstituzionalaren erreforma baten eskutik edo dena delako debeku baten eskutik eta errealitate horri aurre egiteko

ahal dan neurrian behintzat begiratu behar degula gure inguruan zer dagon eta

besteak beste eh bilduk ekarritako ponente baten eskutik deitua izan zen zuen

baita ere beste pertsona batzuek quebec eko gaia aipatu izan dute batzorde horretan eta nik uste dut hor badaudela ikasgai batzuk

esaten dugu oinarri demokratiko horrek

prozesu politikoetan motorra izatea eta herritarrek zuzenean galdetutako kontsulta batean edo

bihurtzen dela herria herritarrak eta beraien botoa beraien erabakia

espresio horri bide eman nik uste dut herri aurreratuetan horrelako bideak

gatazka tartean dugula aldebikotasuna eta aldebakarreko estrategiak nik ez dut uste kataluniak

aldebikotasun hori gauzatu ahal izateko ez du aukerarik izan

mahaiaren beste aldean ez dute negoziatu nahi izan orduan zein da

estrategiari aplikatu behar zaion neurri demokratikoa negoziazioa aldebakarreko estrategia batetara hurbildu baldin bada bide horretan baldin badabil katalunia horri negoziazioa eskaini behar diozu ez daukazu beste biderik eta

negoziazioak ekiditen ditu aldebakarreko estrategiak gauzatzea

azkenean zuk herriaren nahiari bide eman behar diozu aldebakarreko estrategiak ez dizu balio aurrekoak negoziazioa eskaintzen baldin badizu

herriaren nahiaren gauzatze prozesu politiko bati ezin diozu ukatu bide hori esanez legean ez dago negoziatu egin behar duzu hitz egin behar duzu

aipatu dira hemen parlamentari batzuk zein

jokatuko duten hemendik aurrera edo datorren legealdian mila bederatziehun eta laurogeita hamar urtean autodeterminazio

aldeko bozka eman zuen ondorioz baita ere espainiako konstituzioa

eta gauzatu zuten bere aldaketa baina inork ahalegina egin baldin badu autodeterminazio eskubidea espainiako konstituzio horretan sartzeko euzko alderdi jeltzalea izan zen

urteko abuztuan ezezko borobilena jaso genuen noski aldi berean legebiltzar honetan

urtean erabakitzeko eskubidearen ariketa konkretu bat eginez euzko alderdi jeltzaleak bere boto guztiak horren alde jarri zituen

urtean kontsulta legean ere ni ez naiz sartuko

nik esan nahi dudana da euzko alderdi jeltzaleak nahi duela herri honentzat burujabetza

soberania osoa euzko alderdi jeltzaleak nahi ez duena da

eta herri honi azkeneko hamarkadetan aukera paregabeak ukatu zaizkio aurrera egiteko orduan bakoitzak aztertu dezala bere estrategia zein izan den eta etorkizunari begira urrats eraginkorrak eman behar badira

zeintzuk diren bidelagunak eta estrategia garbiak izan behar dutela

hasi gai hauekin hiru edo lau hamarkadako

eta bati bat bide berriak hasi ahal izateko

itxi egin behar dira elkarren arteko konfiantza minimo bat eduki ahal izateko hori da euzko alderdi jeltzalearen iritzia horregatik kataluniako prozesuaren aurrean
errespetu osoa eta gure errekonozimendua kataluniari

aldarrikapen bat egiten dugu bai kataluniako instituzioetako agintariak eta espainiako negoziazio prozesu bat martxan jar dezaten hori delako bidea ez aldebakartasuna

negoziazioa da bidea eskerrik asko egibar jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

sémper jauna erantzunen txandara pasatuz arraiz jauna zurea da hitza

argi eta garbi hitz egin behar baldin badugu kataluniako arazo nagusia espainiar estatua

iragana eta etorkizunari buruz berriro ez bide zaharrak itxita dauden ala ez dauden guk uste dugu bide zaharrak itxita daudela eta euskal bidea da hain zuzen ere bide berria guk

bide berri horretan guztiok batera elkarlanean aritu ahal izateko logikoki iraganari buruz ez gara ados egongo eta seguruenez ez gara ados jarriko

horrek ezin du etorkizuna geldiarazi hori da guk egiten dugun eskaera horrekin batera ere planteatzen duguna da

ulertzen dutela bakarrik barruan gelditzeko guk ulertzen dugu kataluniak eskatzen duela alde egiteko modua negoziatzeko eta errazteko eta hori da guk ere nahi duguna ez barruan jarraitzeko eta iruditzen zait baikorra izatearren lehenengo puntuaren inguruan zuena eta gurea

edo edukia behintzat nahiko antzekoa dela agian akordio txikia izan daiteke baina bat gatoz

ere bai agian txikia agian oraindik ahula baina

aurrera begira bidea egiten hasteko eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

bide zaharrak eta bide berriak nik galdera bat daukat

logikoa iruditzen zaizue hainbeste hamarkada pasa eta gero horrela bat batean oraindik

estrategi zahar hori amaituta dago baina ixteko dago oraindik

hainbeste urte pasa eta gero aldebakarreko independentziaren bidean martxa bat jartzea martxa politikoa ezker abertzaleak badago ekibalentziarik jendeak ez du ekibalentziarik ikusten zergatik badirudi beti egi osoaren jabe zaretela

lehen estrategia batzuk aritzeko herri hau libratzeko eta guk bat bateko librakuntzetan ez dugu sinesten eta orain bat batean

eta bi hilabetetan martxan jarri behar dugu hemen prozesu bat jendeak

eta bidea egokia izan behar da bertan ez galtzeko bidelagunak ere egokiak baina lasaitasun pixka bat beharko da gauza batzuk erabakitzeko eta zein den bidea asmatu eta erabakitzeko ere eta zeintzuk diren

euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu arraiz barbadillo jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai hogeita sei ez hogeita zazpi abstentzio ondorioz

mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hamaika bai hirurogeita hiru ez ez da onartu mistoa upydren osoko zuzenketa jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euskal sozialisten osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa puntuka

posible da bai bozkatuko dugu orduan

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi bai

ondorioz batgarrena puntua onartuta geratu da jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita zazpi ez

cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua eusko jaurlaritzaren menpe dauden milaka funtzionarioen borondatezko

eusko jaurlaritzak egin beharreko ekarpenei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda ruiz de arbulo jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

socialista vasco nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den latxaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok egun on

y el rigor presupuestario amaitzen joan bai eskerrik asko latxaga jauna

del grupo socialista nada más eskerrik asko maneiro jauna

egun on guztioi gaur talde popularrak berriro ere

funtzionarioen borondatezko gizarte aurreikuspeneko sistemei

proposamenaren inguruan hainbat gauza aipatu nahi ditugu alde batetik gizarte

hitz egin aurretik esan nahi dugu eh bilduk pentsio sistema publikoa defendatzen duela eta sistema hori izan behar dela

gizarte eredu justu eta solidario batean pentsio sistema publikoen duintasuna bermatzea lehentasun soziala da eta horregatik azken urteetan egindako erreforma murritzaileen kontra azaldugara behin eta berriro pentsioen sistema publiko

egiten dugu eta bertan erabakitzea

defendatzen dugu besteak beste politika murritzaileei aurre egiteko pentsioak duintasunez bizitzea bermatu behar dute eta gaur egun ez da horrela urrutitik ere pentsio ugari daude bizitzeko

ez dutenak bermatzen eta alderdi popularra da hain zuzen azken urteetan pentsio sistema publikoa erasotzen ari dena besteak beste ezarritako eta inposatutako erreforma bitartez beraz lehentasuna hau da pentsio sistema publiko duina guztiontzat ziurtatzea gizarte aurrikuspeneko sistemak edozein kasutan osagarriak izan behar dira borondatezkoak eta bide horretan bere momentuan

abian elkarkidetza alde batetik lehendabizi gainera eta itzarri ondoren biak negoziazio kolektiboaren

loturik eztabaida handiak egon ohi dira eta daude gaur egun ere sistema hauen ezarpenaren inguruan eta baita negoziazio kolektiboaren bitartez egiteaz

bereziki itzarriren kasuan nolabait langile askori inposatutako sistema izan da

dagoena desadostasuna ere lehen aipatu bezala pentsio sistema osagarriak bultzatzen direlako pentsio publikoak ahultzen diren bitartean beste interes batzuk

a las contingencias de riesgo jaurlaritzak ez zuen inolako zalantzarik izan murrizketak ezartzerakoan derrigortuta zegoenez oso erraza izan zuen segituan bete zituen neurri murriztaile guztiak txintxo txintxo

beste kontu bat da orain jaurlaritzak aukera dauka madriletik baimendu diote badirudi besteak beste

baina ez du bi mila hamaseian itzuliko guztia nahiz eta legebiltzar honek horrela eskatu dion antzeko gauza

eusko jaurlaritzak egin beharreko ekarpenekin foru

egiten ari dira elkarkidetzan egiten ari dira aspalditik gainera eta batzuk esango nuke inoiz ez dutela

horiei utzi inoiz ez dutela utzi egin gabe utzi jaurlaritzak ez ez du egiten ez du egiten ez itzarrin

eta ezta elkarkidetzan dauden langile transferitu gutxi batzuentzat eta erkoreka jaunak eman zituen azalpenak aipatzekoak dira ere eta aipatzekoak diot azken batean aparteko ordainsariak ez ordaintzeko aurrekontuen egonkortasuna aipatu zuelako

madrildik datorrena ez dago dirurik egonkortasuna gora eta behera eta gizarte aurrikuspeneko ekarpenak

zioen ere madrilek ezarritako oinarrizko arauak uzten ez diotelako ez bata ez bestea eta iruditzen zaigu aurpegia izan behar dela horrelako argudioak erabiltzeko ezertan

ez emateko bada ordua hemen erabakitzeko langile publikoei eta zerbitzu publikoei dagokiena

egon beharrean batzuetan sarri esango nuke aitzakia hutsa dena

egiten jarraitzeko edo mantentzeko eh bilduren ikuspuntua eta proposamena urriaren hogeita bederatziko osoko bilkuran aparteko ordainsarien eztabaidan esandakoaren bidetik doa asko izan da langile publikoei urte hauetan kendutakoa eta jaurlaritzatik gaur eztabaidatzen ari garena beste murrizketa bat da askoren artean lan hitzarmenetan jasotzen da eta kendutakoa itzultzeko bidea zabaldu behar da ez madrilek baimentzen duelako edo ez baizik eta nahi dugulako langile publikoak merezi dutelako eta zerbitzu publikoak eskertuko dutelako ez dugu zuzenketa aurkeztu

azken batean lehen aipatutako urriaren hogeita bederatziko osoko bilkuran onartutako legez besteko proposamenean jasota dagoelako gure iritzia zer esaten zen alde batetik murrizketa salatzeaz gain bi gauza oso garrantzitsu esaten ziren lehena jaurlaritzak aparteko ordainsaria bi mila hamabiko aparteko ordainsaria itzuli behar zuela

ehuneko hogeita bosta itzuli behar zuela orain gabonak amaitu aurretik

eta beste ehuneko berrogeita hamara bi mila hamaseian ordaindu behar zuela eta hirugarren puntua kendutakoa egindako murrizketa guztiak barne gaur eztabaidatzen ari garen puntua berriro martxan ipintzeko kendutakoa itzultzeko bide bat

ireki eta indartu zabaldu behar zuela esaten zen hau betetzea eskatzen dugu gaurko egunean ez gehiago ez gutxiago eta esan behar dugu ez dugula inolako asmorik ikusten

zergatik diogu hau aurrekontuetan ez dago aurrikusita horrelakorik eta lotsagarria iruditzen zaigu eta ulertezina

proposamen horiek mantendu babestu eta ekarri dituztenak

sozialistak hau dena kontuan izan gabe aurrekontuak adosten ari delako edo adostu dituelako

argi dugu egiten ari zaretena egiten ari direna egin ondoren ez da sinesgarria horrelako proposamenak momentu honetan ekartzea zuzenketen inguruan alderdi sozialistak egindakoa lehen esan dudan bezala aurreko osoko bilkuran hemen onartutakoa berbera da hori onartuta dago jadanik

berriro ere baloiak kanpora botatzen ditu madrilen dago erru guztia akats guztia ez gatoz bat beraz esan bezala berresten dugu urriaren hogeita bederatzian onartutakoa legebiltzarrak onartutakoa bete dezala eskatzen diogu jaurlaritzari

eta horretarako aurrekontuetan beharrezko partidak gaur

sartzea eskatzen diogu eztabaida ez da estatuko gobernuak baimentzen duen ala ez masa salariala handitu den ala ez ikerketa bat egin behar den ala ez eztabaida da ea hemen borondate politikorik dagoen benetan

eta zerbitzu publikoei dagokion tokia emateko

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak sánchez anderea